egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu gogoratu

delegatua dagoela eta borja sémperrena laura garridogan gai zerrendako lehenengo puntua honako mozio hauek batera eztabaidatu eta behin betiko ebazpena hartzea mozioa gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak aurkeztua lehiaren euskal agintaritzak eskola jantokien kartelaren

mozioa iñaki oyarzabal de miguel euskal talde popularreko legebiltzarkideak aurkeztua

mozioa iñaki lazarobaster badiola eh bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua eskoletako

proposamen egin duen taldearen txanda maneiro jauna mistoa upyd zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

y muchas gracias eskerrik asko maneiro jauna jarraian

bada aste honetan espetxetik irten den elgoibartar bat ikusi dugunez gainera sasoi onean atera da irribarre eginez eta baliteke egun batetan ba eserleku horretan

urkullu jauna eserita dagoen leku horretan bertan

ongi etorri elgoibarrera ongi etorri etxera bidelagun izango zaitugu izango gaituzu aro berri honetan irribarre batekin euskal herri berri bat eraikitzeko

a ber mesedez beste batzuk saharari buruz erreferentzi egiten diozue beste batzuk beste gauza batzuetaz ondorioz besteei ez badiet ezer esaten o sea que ni nago plenoa ordenatzea o sea mesedez isiltasuna guztiontzat eta

eskerrik asko nioen euskal herri berri horretan
eskola jantoki hobeak nahi ditugula eta zentzu horretan ba gaur berriro

eztabaidatuko dugula orain bi aste egin genuen interpelazioan catering enpresek egin zuten iruzurraren inguruan

jardun genuen baita leiaren euskal agintaritzak

kaltetuak nortzuk izan diren ere aipatu genuen

egin zen deialdi berriarekin arazoa ez zela konpondu ez zazpi milioi aurreztu baziren ere hiru geratu zirela aurreztu gabe catering enpresekin makrokontratuak egiteak

hori ere adierazi genuen eta arazoa konpontzeko arazoa benetan konpontzeko eskola jangelak kudeatzeko eredua aldatu behar dela

hausnarketa egitea hausnarketa eta erabakiak hartzea eta zentzu horretan orain saiatuko naiz ba gure hausnarketa eta proposamenak

jangela zerbitzuaren kostuaren ehuneko hirurogeita bosta gurasoek ordaintzen dute

hogeita hamabosta baina gurasoek jangelen inguruan ez daukate inolako erabakimenik ezin dute ezertxo ere erabaki eta beraz lehenengo eta behin beharrezkoena dena da eskola bakoitzak bere jangela eredua aukeratu ahal izatea hau da eskolei beraiei

jangelen kudeaketan eskola batzuek

enpresekin kudeatzea nahiko dute eta noski aukera eman egin behar zaie guk proposatzen duguna da

nolabait catering enpresak homologatu ditzala

eta eskolek zuzenean negoziatu dezatela enpresa horiekin eta enpresa aukeratu ahal izan iruditzen zaigulako gertutasun horrek zerbitzuaren kalitatea hobetuko duela beste eskola batzuek nahiko dute jangela kudeatzea inguruko baserritar arrantzale merkatari txiki tokiko ekonomia bera sustatuaz

eman egin behar zaie ikastetxeei eta guzti horretarako

kudeaketa zehazten duen araua aldatu beharra dago eta iruditzen zaigu aldaketa hori gauzatzeko jaurlaritzak bere kabuz egin beharrean

lanketa bat egin behar duela prozesu bat egin behar duela arau berri bat

kudeaketa eredu berria gauzatu bitartean iruditzen zaigu hala ere bermatu egin behar dela egungo zerbitzuaren kalitatea eta langileen lan baldintzak ere bai eta

direlako gaur egun oraindik ere zerbitzua eskaintzen dutenak eta isuna

eta langileen lan baldintzaren galeratik ordaintzeko tentazioa izan dezaketelako eta beraien jarduna ezagututa nolakoa den susmo hau edukitzea ez zaigu iruditzen lekuz kanpo dagoenik

aipatu nahi nuke langileek lan hitzarmen berriaren negoziaketa hastera doazela eta gure aldetik zorterik onena opa diegula

iruditzen zaigu lote hau urgentziaz esleitu behar dela catering enpresa berriei

sarrera erraztu behar zaiela bereziki eta iruzurrari zirrikiturik ez zaiola utzi behar eta esleitua izan ez denez orain orain dela lau edo bost urtetako kontratua luzatu egin zaio

lote horri eta isuna jaso zuen kontratua hain zuzen ere beraz hau larria da eta egin beharko litzateke iruditzen zaigu ere eskola guztietan sukaldea egon beharko litzatekeela sukaldea

inbertsio handia dela hori ezin dela egun batetik bestera horrelakorik egin baina iruditzen zaigu urte anitzeko martxan jarriz gero poliki poliki aurre egin ahal zaiola

jarritako isunetik eratorritako hemezortzi milioi euroekin egin daiteke zerbait eskoletako sukalde eta jangelak egokitu daitezke kudeaketa eredu berria martxan baliatu daitezke eta baita gurasoei jangela kuotak jaisteko ere bideratu daitezke eta

eskatutako esperientzia pilotua bultzatu behar dela iruditzen zaigu ia bi urte dira onartu zela eta oraindik ez da martxan jarri iruditzen zaigu benetan beharrezkoa dela ikasturte honetan bertan martxan jartzea hauek dira nolabait guk egiten ditugun hausnarketak eta gure proposamenak zeintzuk diren

beste taldeenak ikusita poztu egiten gara guztiek kudeaketa eredua aldatzearena proposamenean aurkeztu duzuelako orain artean

aldarrikapen hori egiten zuena eta zentzu horretan erdibideko batetara heldu gara eaj eta psoerekin bertan

gure eskakizun dezente kanpoan geratu dira baina iruditzen zaigu garrantzitsuena

jangelen kudeaketa eredua aldatzea bide hori eragileekin elkarlanean egitea eta eskolei jangela kudeaketa eredua
aukeratzeko atea irekitzea besterik ez eskerrik asko eskerrik asko lazarobaster jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz

araunabeña jauna zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea

kontratazio eredua aldatu dagoeneko kontratazio eredua aldatu da

eskerrik asko arieta araunabeña jauna erantzunen txandara pasatuz maneiro jauna zurea da hitza

en este asunto eskerrik asko maneiro jauna oyarzabal jauna zurea da hitza

maneiro jaunak bazenekiten guk egindako eskaerak babestuko genituela hori da egin duguna eta gainera egin dugu

sinatzeko zailtasunik ez daukaten taldeekin horixe da egin duguna aitortu behar dut orain artekoak ezagututa

pentsatzen nuela gai honekin ez neukala

baina eajk eta psoek urrats bat eman dute

eman dute norabide onean eta gu pozten gara zuek agian nahiago zenuten gauzak lehen bezala geratzea eta honela egurra ematen jarraitzeko behin eta berriz eta noski nahi duzuena egiteko aukera daukazue baina gure iritziz gaur onartutakoarekin zuek argumenturik gabe geratzen zarete edonola ere gai honek

luzaroan jarraituko du eta oraindik ere bidean aurkituko gara catering enpresen arazoa ez dago konponduta eta ez da konponduko eskola jangelen eredua aldatzen ez den bitartean

catering enpresekin makro kontratuak egitean oinarritzen den eredua da gure ustetan arazoa eta eredu horrek guretzat

denborak arrazoia eman diola eh bilduri

bi mila hamairuko urtarrilean eskoletako jangela kudeaketa eredua aldatzeko legez besteko proposamen bat aurkeztu genuen honetan bakarrik geratu ginen bi mila hamalauko abenduan pribatu batek jarritako salaketa baten ondotik

eskoletako jangela kudeaketa eredua aldatzeko mozio bat aurkeztu genuen legebiltzar honetan eta orduan ere bakarrik

agintaritzaren erabakiaren ondotik talde guztiok jarri dugu mahai gainean kudeaketa ereduarena eta pozten gara eta ez dut inolako harrokeriarekin esan nahi hau guk ere denok bezala

ez dugu gauza guztietan asmatzen eta autokritikak egin behar dira baina kasu honetan ikusten dugu eskola jangelen gaiarekin asmatu egin dugula eta asmatu dugu batetik pentsatzen genuelako eta pentsatzen dugulako jangelen kudeaketa

interes ekonomikoen eskuetan soilik interes ekonomikoak sarriegitan ez daudelako herritarren interesekin

eta haur eta gazteen elikadura garrantzitsuegia dela eta bestetik asmatu dugu jangelen inguruan dauden eragileak entzun ditugulako eta lana handia egin dute eta orain ere hor daude

eta gaurko lorpena jangelen kudeaketa eredua aldatzearena bide hori eragileekin elkarlanean egitearena

aukeratzeko atea irekitzearena beraiek egindako lanari sor diogu beraz

eztabaida amaituta bototara jarriko dugu

jaunaren mozioaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

ondorioz ez da onartu jarraian oyarzabal jaunaren jatorrizko mozioa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

eh bildu euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakezue

hirurogeita hamabi eman dugu bozka hirurogeita lau bai ondorioz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako bigarren puntua mozioa

damborenea jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal sozialistak sánchez andrea zurea da hitza

gracias eskerrik asko maneiro jauna eh bildu taldearen ordezkaria blanco anderea

jaun andreok egun on hasi baino lehen

ekarri nahi ditugu eta salatu nahi ditugu horien omenez egindako

erasoak gure biztanleak zahartzen doaz eustaten datuak begiratu besterik ez dugu egin behar datu horiek

bi mila zortzi bi mila hogei aldian hirurogeita lau urte baino gehiagoko biztanlean ehuneko hogeita bi haztea eta heltzea milioi erdi pertsona izatera

egoera hori ekidin ezina da epe laburrean argi dago biztanleen piramidea guztiz

eta gai honetan damborenea jaunarekin bat gatoz joera hori aldatzea

gero eta zaharragoak diren biztanle horiek duintasunez bizi ahal izatea bermatu behar dugu ezinbesteko baldintza gaur egun pentsionista askok ez daukatena hein handi batean

politikei esker izan ere politika horiek ekarri dute

europan baino ehuneko hogeita bost baxuagoak izatea eta kotizazio gabekoak ehuneko berrogeita hamar

berriro ere tamalez hitz egin behar dugu emakumeei buruz emakumeek gizonek baino ehuneko berrogei gutxiago kobratzen dute

hutsaren hurrengoak dira atzera ere gizonekin alderatuta ezberdintasunak

are gehiago ezberdintasun egoera horiek oso larriak dira egoera berean dauden kotizaziopeko pentsio bat izateko eskubiderik ez daukaten pertsonak dibertsitate funtzionala izateagatik lan egiten ez duten pertsonak esaterako son colectivos

datuek egiaztatzen dute estatu espainolean langabetu kopurua igo dela beraz kotizazio gutxiago ez aberastasunaren banaketa kotizazioa duten pertsona gehiago ere hortaz hobetzeko aukera gutxi horregatik guztiagatik bada garaia eredu hori

alde egiteko eh bilduk argi baitu horixe dela bide bakarra gure herritarrei pentsio duinak bermatzeko eta hori da proposatzen duguna eh bilduk ez du inolaz ere onartuko estatuak jartzen dizkigun mugak eta gainera marko propio bat lortzeko ahalegin guztiak egingo ditugu gure eta pentsionisten aldarrikapenekin bat datorrelako beti pentsio duinak

asmoz izan ere herri ekimen legegile baten bidez pentsionistek beraiek dagoeneko eskatu egin digute marko propio

proposamen hori gure iritziaren kontra ezerezean geratu da baina guk geuk laster ekarriko dugu eztabaida hori legebiltzarrera

zaharkitua eta erreformek okerragotua da eta estatu espainolen erreformaren beharrari ez diote aurre egiten horri gaineratu behar zaio

gabekoa dela eta gainera egiturazko iruzurra fiskalaren eta ezkutuko ekonomiaren arazoarekin lotzen badugu argi eta garbi dago sistemak porrot egin duela hori dela eta

militar horregatik guztiagatik sinatu dugun erdibideko

salatzen dugu gizarte segurantzaren erregimen ekonomikoa duela hogeita hamasei urte gernikako estatutuan jasotakoa ez gauzatu izana bigarrena puntuan jarraitzen dugu esaten beharrezkoa dela behingoz

egitea euskadiko autonomia erkidegorako estatuan

eta hiru barra mila bederatziehun eta hirurogeita hemeretzi lege organiko xedapen iragankorrean jasotako baldintzen arabera hori da hain zuzen ere sinatu dugun erdibidekoaren

jasotzen dena besteak beste baina gogoratu behar dugu estatua

eta horixe da erdibidekoaren zuzenketaren hirugarrena puntuan eskatzen duguna funtsezkoa guretzat hau da gizarte babes sistema publikoa pentsio sistema barne duena mantentzeko beharrezkoa da gizarte segurantzaren sistema

arautu garatu exekutatu eta kudeatzea prestazio ekonomiko sozial duinak bermatzeko eta bizitza duinari eusteko lehen nabarmendutako transferentzia eskuratzeko jaurlaritzak beharrezko

eskualdatze eskaera txukun egiteko eta behin gauzatuta horren kudeaketa ordenatuta egiteko hori da erdibidekoaren

adostutakoa bukatzeko adierazi behar dugu eajrekin lortutako akordioa ona dela eta poztekoa dela lortu izana bigarren txandan emango dugu gure iritzia ppk eta

sinatutako erdibidekoaren inguruan

eskerrik asko blanco andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria gorospe anderea

egun on guztioi lehendakari egun on sailburuok egun on

jauna bilduko ordezkariak blanco andreak esan dizun moduan sinatu dugun erdibidekoa

guztiz bat dator gaurko estutuarekin berak esan dizu marko propioa kanpo gelditu dela eurek ahaleginak egin dituztela legeen esparruan ahalmen osoa

guztiz da zuk esan duzu estatutuaren kontrakoa dela antikonstituzionala dela planteatzen dena erdibideko zuzenketan guztiz guztiz legezkoa da

erregimen konkretu baten barruan gaude eta estatutua interpretatu eta irakurri behar dugu momentu honetan indarrean dagoen legea den bitartean

tremendamente preocupada eskerrik asko eskerrik asko blanco andrea

amaitzeko euzko abertzaleak talderen ordezkaria gorospe andrea zurea da hitza bai eskerrik asko berriro ere

berriro diogu borondate politiko kontua da gai honek eremu politikoko beste batzuek bezala elkarrizketa eta negoziaketa behar dute eta

eskerrik asko eskerrik asko gorospe andrea eztabaida amaitu denez

euskal talde popularrak eta euskal sozialistak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

ondorioz ez da onartu jarraian mistoa upydren osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hirurogeita zazpi eman dugu bozka bat bai berrogeita hemezortzi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

beraz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako hirugarren puntua mozioa

egoera zailean dauden enpresetako langileei laguntzeko protokoloari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena azkue jauna

hemeretzian geuk egindako interpelazioari konplementu bezala

gure eskaera ez zen kapritxosoa eta toña jaunari esanda bezala

konplitu beharrezkoak dira eta kasu honetan jaurlaritzak ez du

lehenik aipatu duten bezala alde garrantzitsuena ez da egitea berez

egin eta egon behar garela enpresaren krisia azaltzean este parlamento

eskerrik asko eskerrik asko azkue jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria

eh bildu taldearen ordezkaria casanova jauna zurea da hitza

guztioi eskerrak eman nahi diot azkue jaunari gaur

proposamen hau ekartzeagatik uste dudalako emango digula aukera entzunda beste bozeramaileek adierazitako jarrera gainera aukera emango digu aprobatzeko egokia eta beharrezkoa den mozio bat bat egiten dut berarekin ere bueno esaten nuenez eskerrak eman hau ekartzeagatik eta baita ere

posible egin duela honen inguruko akordioa eta bat egin nahi dut ere berak esandakoarekin hau da martxoak hiruan hildako langileekin oroimena azalaratzearekin gaur egian da eztabaidatzen dugu mozio

uztartuta proposamen berberarekin baina biek entitate propioa daukate eta biak oso garrantzitsuak dira eta oso komenigarria da bion inguruan ba termino honetan ganbara honek espresatzea

bakarrik aipatzea gauza bat eta gainera sailburuak komentatu du kasu zehatz bat ezkerraldean indartu planaren eraginez sortu daitezkeela hainbeste lanpostu

egon daitezkeela topatzeko prestakuntza espezifiko hori dauzkaten langileak hor bertan beraz

eta nik uste dut hau izan daitekeela gainera protokolo osoaren zati osagarri bat protokolo horren atal bat ezartzea formazio plan espezifikoak

langileentzat eta baita ere beste puntua zertifikatua ematea eskatzen duena eta heltzen gara

del país amaitzen joan eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna

handi bat bidali nahi diegu gure taldetik denak gertatutakoaren

gaude kasu honetan jende askoren adoreagatik demokrazian jarduten dugu eta askatasunez eztabaidatu dezakegu adibidez gai honetan gure industriarekin zerikusia duten gai eta lan kontuen inguruan atzo madrilen gauzatutako inbestidura plenoan gertatutakoaren ildotik ere aipamenen bat egin nahiko nuke sánchez jaunak energia politikaren inguruan egindako aipamen txiki bat izan ezik oso kuriosoa iruditu zitzaigun

zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txanda mistoa upyd zurea da hitza

eskerrik asko maneiro jauna erantzunen txandara pasatuz alderdi sozialistaren ordezkaria azkue jauna zurea da hitza

que esa protección es verdadera eskerrik asko eskerrik asko azkue jauna

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria corrales anderea zurea da hitza

euskal talde popularraren gehitzeko zuzenketa euskal talde popularraren gehitzeko zuzenketa

transakzionala puntuka eskatu da arazorik badago ez

bozkatuko dugu lehenengo eta bigarren puntuak bozkatu dezakegu

hogeita zazpi ez ondorioz lehenengo eta bigarren puntuak onartuta geratu dira jarraian

hiru eta lau puntuak gai zerrendako laugarren puntua mozioa

euskadiko ikastetxeetako eskola jazarpena ikertzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena celaá andrea zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

y queremos tener nada más muchas gracias eskerik asko celaá anderea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria ubera anderea zurea da hitza

eguerdi on hasteko ideia bat argi utzi nahiko nuke eztabaidagai dugun gaia ez dela eskolaren

arazoa dela gizarte oso batena gizartean pertsonengan berezkoa da indarkeria

edo kulturala da historia da pentsatzen badugu

berezkoa dela ea gai garen biolentzia indarkeria hori kudeatzeko eta pentsatzen baldin badugu

kulturala dela ea gai garen errotik kultura hori aldatzeko eta horretarako politikak eta neurriak ezartzeko asuntoa da

batzuetan indarkeria fisikoa da beste batzuetan berbala da

gizarte bazterkeria sare sozialetakoa eta ez dago urrutira joan beharrik legebiltzar honetan ere indarkeria etengabea da

baina hor dago inplizituki edo esplizituki eta komunikabideetan ere zer da komunikabideetan saltzen dena odola gerra biktimen sufrimendua erasoak hilketa hori da eraikitzen ari garen gizarte eredua eta historia da

eskola gizartearen isla dela eta ez dela salbu geratzen

ematen dela batzuetan oso espresio gordin eta larrietan adin txikiko ikaskideen artean orotariko tratu txarrak

fisikoak sexu erasoak gauzekiko sare sozialetan eta guk oso garbi daukagu bat bera ere ezin dugula onartu bat

txar bakar bat bera ere ez gertatzeko pertsona haur gaituak prestatzeko heziketa eredua

eredua da muina integrala etorkizunean helduak izango diren haur horiek prestatzeko haur horiek prestatzeko gaur egungo

aldatzeko prestatzeko harreman sanoak izateko indarkeria hori kudeatzeko gatazka egoerak kudeatzeko estrategiak

ez erasotzeko eta inor ez umiliatua izateko eta umiliatua sentitzeko bakoitzak izan ditzaken ezaugarriengatik jatorriarengatik eta abar eta abar eta hori guztia bakoitzaren buruaren

eta besteak errespetatuz hasten da autoestima enpatia emozioen kudeaketa eta abar

eta hau ez da konpontzen bizikidetza planekin bakarrik eta are gutxiago segurtasun indarrak indarkeriaren espresio diren segurtasun

formakuntza eskainiz eta ezta ere horrelako egoerak indarkeria ez da konpontzen azterketak eta ikerketak eginez eskatzen du gizarte oso baten inplikazioa

eta ekimena eskatzen du ezin dena da gizartean arazo bat dugunean

eskolara ez dakit zerekin arazoa dugula eskolak konponduko du ez

dena ezin du bere gain hartu eta eskolak behar duena da formakuntza irakasle prestatuenak baliabideak eta abar eta abar

hezkuntza sailaren jarrera proaktiboa irakasle formatuenak izateko inplikatuko direnak ikasleen heziketa integralarekin indarkeriazko oro saihesteko detektatzeko baliabideak izango dituztenak eta gai izango direnak baina horretarako baliabideak behar ditugu eta gaur egun baliabideak falta dira baliabide pertsonalak eta ekonomikoak dena ezin delako bakoitzaren borondatearen eta profesionaltasunean oinarritu

egon behar da eta oraindik oso urruti aurkitzen gara baditugu gidak baditugu protokoloak baina zenbatetan lantzen dira estrategiak guzti honi aurre egiteko zenbatetan lantzen dira heziketa eredu

luze bat erkidegoan ikuskariak dute arlo honen ardura nagusiena baina iristen dira nahikoa da iruditzen zaigu hori ikastetxean bertan egon behar dela guztiz barneratua hezkuntza proiektu sendo

eta irakasle prestatuenekin behar duguna da esan dudan bezala ikastetxe bakoitzak bere hezkuntza proiektuan modu

sanoak garatzeko oinarrizko baloreak kontzeptuak

baina hori komunitateko kide guztiekin hezkuntza komunitatea osatzen duten kide guztiekin ez bakarrik haurrekin edo ikasleekin baizik eta gurasoekin

eta abar luze bat eta hor asko daukagu egiteko eta proiektu horretan dena lotua joan behar da hezkidetza

indarkeriaz hitz egiten ari garenean eta horretaz gain hori guztia ondo eginez gero ba proiektua konkretuak edo programa konkretuak baldin baditugu eta astia baldin badaukagu plan horiek ere

gure zuzenketan indarra egin nahi izan dugu gauza zehatzetan askotan geratzen garelako orokorkerian

garelako protokoloetan edota gidetan baina behar dugu zehaztasuna eta protokolo eta gida horiek aurrera eramateko behar ditugu neurri

prebentzio eta detekzio neurriak indartzeko eta sustatzeko

izatea eta hezkuntza sailak baliabide horiek bideratzea eta horretarako profesionalen formakuntzan indarra jartzea baina formakuntza hori hezkuntzako profesionalez eskaini behar da

ez du balio indarkeriaren espresio nagusiak diren segurtasun indar horiek honetan inplikatzea

kontraesankorra da hemen zentzua behar dugu eta iruditzen zaigu hor badugula bide bat ere hobetzeko

indarkeria maila oso tasa altuetan

erabilia izan den eta erabiltzen ari den eta inplementatua dagoen kiva metodoa beste herrialde batzuetan ere inplementatu dute badirudi oso emaitza onak ematen dituela noski hori gero bakoitzak bere herrialdera egokitu behar du ba bere gizarteko ezaugarrietara egokituz orduan

ondo dago ikerketetaz azterketetaz ebaluazioetaz hitz egitea beharrezkoak dira baina hemen behar duguna da proaktibitatea jarrera eta behar duguna da formakuntza eta

neurri zehatzak jada gure ikastetxeetan inplementatuta hori da behar duguna eta hasieran esan dudan bezala ideia bat

arazo hau ez da eskolarena gizarte oso baten arazoa da guztion arazoa da eta guztiok

eskerrik asko ubera andrea euskal talde popularraren ordezkaria oyarzabal jauna zurea da hitza

jauna mistoa zurea da hitza maneiro jauna

gracias eskerrik asko maneiro jauna euzko abertzaleak arrizabalaga anderea zurea da hitza

sailburua legebiltzarkideok eguerdi on denoi azkenean eskola jazarpena ikertzeari buruz baino eskola jazarpena desagerrarazteko

jarduten ari gara gaurkoan oso positiboa save the childrenek oraintsu aurkezturiko yo no juego bullying eta ciberbullying en la infancia txostena hainbatetan aipatu da legebiltzar

gaur eguerdian txosten honek jasotzen duen moduan bi hauek haurren kontrako indarkeria formak dira

egoera da jazarpen hau ez da soilik hezkuntza gunetan ematen hala ere askotan esparru horretan antzematen da edo ondorio eremu horretan eskola ez da eragile bakarra ez da indarkeria hori ematen den eremu bakarra esan dudan moduan kontrara eskola eta hezkuntza eremua konponbidearen parte izan daitezke indarkeria mota honi aurre egiteko gakoa izan daitezke gaur

gainera euskarri digitalean erabiltzaile jaioak eta

eta eskola jazarpen ohiko horiei beste berri bat

euskarri digital horiek beharrezkoak interakzio eta ikasketarako baina baita oso arriskutsuak ere sortzen diren harreman ugariak eta zabalak direla eta

horretan jasotzen duenaren arabera euskadin haurren ehuneko bost koma hiruk noizbehinkako jazarpenaren biktimak izan dira eta ehuneko batek ohikotasunez estatu mailan portzentaje baxuenetarikoan gaude

ehuneko hiru koma sei noizbehinka eta ehuneko zero koma bederatzik ohikotasunez honetan ere portzentaje baxuenetarikoen artean eskola jazarpen

egoera honek asko kezkatzen gaitu hezkuntza saila eta jaurlaritza osoa oso kezkatuta gaude horregatik aspalditik egoera hau ekiditen

tolerantziarik bat ere ez ikaskideen arteko jazarpenaren artean

heziberri bi mila hogei dugu mahai gainean baita ere heziberri bi mila hogei planaren markoaren barne ere indarkeriaren kontrako hezkuntza eredu pedagogikoa argi geratzen da

balore guzti horiek ezartzen ditu heziberri bi mila hogeik modu integral batean hau da

izango eta bai nahiko nuke isei iveiren inguruan gauza batzuk komentatu

bere jarduera guztien ehuneko hamabia eskola jazarpenaren inguruko jarduerak dira ikuskaritzaren jarraipena eta esku hartzea

ikuskaritzaren kudeaketa planean barneratuta dago eskola jazarpena eta martxan jarritako ekintzak txertaturik ditu egoki diren ebaluaketa eta jarraipena egiteko hilero batzen den eskola jazarpenaz arduratzen den talde bat dago eta gainerako ikuskariei formakuntza emateaz arduratzen da baita ere

erantzunen txandara pasako gara norbaitek parte hartu nahi du erantzunen txandan ez

eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu

eh bildu eta eusko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

bai ondorioz aho batez onartu da erdibideko zuzenketa

eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena martxoaren hiruko biktimei aitortza eta erreparazioa eman beharrari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena
arzuaga jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu galdetzeko eskerrik asko legebiltzar buru
eguerdi on arratsalde on denoi eta ongi etorri baita ere martxoak hiruko biktimei eta beste laguntzaileei gurekin daudenak mila bederatziehun eta hirurogeita hamabiko

hamalau pertsona erahil zituen beste hamarna batzuk zaurituz

izan den sarraski hartan pertsona haiek eskubide zibilen aldeko

hartzen ari ziren hogeita hemezortzi urte geroago

egin zuen bertan aitortu zuen erasoa justifikaezina izan zela eta esan zuen

jokatu zuten baina gobernuak badu ekintza horien gaineko ardura eta gobernuaren izenean barkamenak eskatzen ditut

biktimek adierazpen hori entzun ostean esan zuten aitortza jasotzeko itxaronaldia amaitu zela eta kontsideratu zuten

egun historikoa mila bederatziehun eta hirurogeita hamaseiko martxoaren hiruan milaka langile bilkura baketsua egiten ari ziren zaramaga auzoko san francisco elizan lan baldintza duinen alde langileen eskubideen alde demokraziaren alde eta askatasunaren alde borrokan polizia armatuak gas negar eragileak jaurti eta

francisco aznar romualdo barroso josé castillo

hil zituzten beste ehun eta berrogeita hamar lagun gehiago zauritzeaz gain horren ostean sarraskia salatzeko antolatu ziren mobilizazioetan beste bi pertsona oraindik poliziak hil zituen bata basaurin vicente antón eta

juan gabriel rodrigo berrogei urte geroago gobernuko inork ez die ezer aitortu espainiar gobernuak ez ditu ardurak bere gain hartu espainiar gobernuak orduko gobernuaren ondorengoa dena ez die ezertan erreparatu ez die are gutxiago barkamenik eskatu biktima horiek jarraitzen dute itxoiten horrelako adierazpen bat oraindik

errekonozimenduaren egun historikorik ez da heldu gasteizera gasteiz

luze honetan amnistiaren legearen babes edo agian aitzakiapean gertakariak ez dira sekula ikertu

sekula argitu erantzuleak ez dira inoiz epaitu eta bere ardurak inoiz ez dira ebatzi edo kondenatu

administrazio publikoek ematen duten aitortza eta errekonozimenduari dagokionez pertsona hauek ez dute beste biktima batzuei

bigarren mailako biktimen kategorizazio batean bazterturik bazterturik nahiz eta nazio

eta hainbat eta hainbat nazioarteko instituzioek esaten duten moduan biktima guztiek egia ezartzeko eta justizian erreparatzeko

eskubide berdin berdina izanik legebiltzar honek martxoaren hiruko biktimei erreparazioa emateko konpromezua hartu du lehenago ere zehazki

martxoan adierazpen instituzional bat onartu zuen legebiltzarra gertakariak argitu daitezen biktimei justizia

eta auziaren inguruko erantzukizunak ebatsi daitezen eskatzen zuela horrez gain orduko deklarazio hura

legeak babestutakoek lortu duten tratamendu bera

horretarako behar diren aldaketa normatiboak sustatuta eta onartuta tamalez konstatatu dezakegu hamar urte beranduago

begi bistakoa dela borondate oneko adierazpen instituzional hura ez dela inolaz ere bete aitzitik biktima hauek eta

egia eta justizia lortzeko beste bide batzuetatik jo behar izan dute justizia unibertsalak konpon ditzan espainiar

justizia administrazioak ebatsi eta konpondu nahi ez dutena konpontzeko

ukatu egin die nazioarteko instituzioetan eman zaien babesa eman zaien aitortza hori guztia dela eta pentsatzen genuen hitzetatik ekintzetara pasatzeko unea

eta gaur berrogeigarren urteurren honetan urrats gehiago emateko

romualdo barroso bienvenido perea ez adiorik

gure eredua delako eskerrik asko arzuaga jauna
isiltasuna

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal sozialistak taldearen ordezkariak

sailburua legebiltzarkideok eguerdi on guztioi eta ongi etorri

continúe materializando estos derechos eskerrik asko eskerrik asko unzalu jauna euskal talde popularraren ordezkaria barrio jauna zurea da hitza

presidente andrea legebiltzarkideok eguerdi on

martxoak hiru elkartea agurtu nahi dut duela berrogei urte gasteizek bere historia berriko

agirre jauna zuzenketarik aurkeztu ez duten taldearen txandara pasatuz mistoa upyd

eskerrik asko maneiro jauna erantzunen txandara pasatuz

mesedez isiltasuna barkatu arbulo jauna

erretiratu erretiratu esan duzuna

terrorista erretiratu esan duzuna mesedez mesedez mesedez

arzuaga jauna jarraitu mesedez manuel fraga iribarne

mesedez mesedez isildu denak mesedez

a ver ez daukazu hitzik hitza gero daukazu ez daukazu isilik egon zaitez edo kalera botatuko zaitut maneiro jauna maneiro jauna isildu mesedez

kalera botatzea nahi duzu maneiro jauna ez daukazu hitzik bale

maneiro jauna isildu zaitez kalera kalera

maneiro jauna kalera hori nahi duzu eta kalera kalera

nerea isilduko zera bat isilduko zera nerea

mesedez mesedez arzuaga jauna isilik mesedez isildu mesedez kalera

mesedez bukatu

eskerrik asko arzuaga jauna euskal sozialistak mesedez

mesedez isiltasuna agirre jauna zurea da hitza

puntuzka ez da usten ba eztabaida amaituta bototara jarriko

ez daukazu hitzik oyazarbal jauna ez daukazu hitzik aber ez daukazu hitzik oyazabal jauna ez daukazu hitzik zeneukaten turnoa ez zeundeten hemen han defendatu zintezkeen eta ez duzu egin

bozketara jarriko dugu eh bildu euskal sozialak eta euzko abertzaleak sinatu duten zuzenketa bozkatu dezakegu

hirurogeita hamaika eman dugu bozka hirurogeita hamairu bai aho batez onartu da erdibideko zuzenketa